egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan

gaur agintari palcoan gurekin dugu cristian david jauna errumaniako gobernuko kanpoan dauden errumanientzako ministroa ongi etorri

jakinarazi duela lehendakariaren ordez ingurumen eta lurralde politikako sailburuak parte hartuko duela gai zerrendako lehenengo puntua lehendakariaren agerraldia eh bildu legebiltzar taldeak

ekimena aurkezteko matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok

lehendakari jauna eh bilduk zure agerraldia eskatu zuen abiadura handiko trenaren proiektuaren inguruan euskal herritar guztiok egia eta egungo egoera ezagutzea ezinbestekoa dela
uste dugulako isiltasuna mesedez gobernu honen ordezkari gorena zaren heinean

diagnostikoa badirudi azkenean ez zarela zu izango urkullu jauna erantzuna emango diona agerraldi honi gobernukide baten esku uztea erabaki duzu aukera hori

zure eskubidea da ez dago zalantzarik baina uste dugu euskal autonomia erkidegoko gizarteak eskertuko lukeela zu izango bazina azalpenak emango lituzkeena gaur hemen batez ere

inplikatuta dauden instituzio ezberdinetatik decía el señor lehendakari

kontrajarria den informazio ezberdin partzial eta askotan interesatuaren aurrean agerraldi hau erabat egokia dela uste dugu gizarteak erantzun argia zehatzak eta egiazkoak behar eta nahi dituelako

eskerrik asko matute jauna ingurumen eta lurralde politikako sailburuak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on matute jauna esaten duzu

ezagutzen azpiegitura hau zu zeuk behintzat bai ezagutzen duzu suposatzen dot pasaden urtean

hemezortzi aldiz erantzun ditut galderak legebiltzarkide batzuei batzuk zuk beste batzuk

honen inguruan eta hainbat informazio zehatza bidali dizuet ganbara honetara baina hasiko naiz hasieratik

europar proiektu baten aurrean gaude euskal trenbide sare berria euskal

kate begia da europa barruko garraioen sarearen hiru

gasteiz dax adar atlantikoan mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko

europar batasunak definitutako lehentasunezko hamalau garraio proiektuetako bat da

alegia europa barruko garraio sarearen inguruan europak hartzen duen lehen erabakietako bat da

hazkundea lehiakortasuna eta enplegua izeneko liburu zurian argitaratu eta gero eta liburu zuri horrek eragin zuen hain zuzen ere europa mailako kohesioa hazkundea eta enplegua bultzatzeko beharra europa

proiektu hau beti egon da europar batasunak hartu dituen europa barruko sareen lehentasunezko akordioen artean memorietan jasotzen den legez

distantziak murriztea merkataritza arloko harremanak eta pertsona eta salgaien garraio zerbitzuak hobetzea eta eskualdeen garapen

ingurumen babesa ardatz izanda europa barruko garraio sarearen helburuak honako hauek dira

pertsona eta ondasunen mugikortasuna bermatzea erabiltzaileei kalitatezko azpiegiturak eskaintzea

eskuartean ditugun aukeren erabilera optimizatzea elementu ezberdinen

asebetetzea trenbide sare berriak garraio sistema modernoa izan behar du errendimendu handikoa sozialki bateratzaile eta ingurumen arlotik begiratuta jasangarria egungo jaurlaritzak eta baita aurretik egon direnentzat trenbide sare berria lehentasunezko azpiegitura da eta estrategikoa europa

español eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko matute jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko euskal talde popularren ordezkaria den iturmendi andreak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna

legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin eskerrak eman oregi sailburuari bertan egoteagatik eta batez ere emandako azalpen guztiagatik

dauka hitza bai

eta eskerrik asko guztioi azalpenengatik laguntzagatik creo que

eskerrik asko matute jauna mistoa upyd gorka maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldeko ordezkaria den zaballos jauna zurea da hitza

eskerrik asko aldaiturriaga jauna eta amaitzeko ingurumen eta lurralde politikako sailburuak

bakarrik gauza bat eta nik uste dut

eskerrik asko egin duzun aipamen batengatik

inportanteena da eta garrantzitsuetan da gaur hemen azpimarratzea

babesa osoa daukagu gobernu moduan honekin jarraitzeko eta horrela egingo dugu arduratsu eta leialki horrela jarraituko dugu

lizitatzea bergarako korapilo hori aipatu dugun hainbatetan eta

oregi andrea gai zerrendako bigarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

probetara aurkezteko gehienez adin muga kentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda